hamahirugarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak

sailburuari egina hezkuntza sailak hezkuntza marko hirueledunaren etorkizunaz

egun on lehenik eta behin eta nire txandaren hasiera bezala gai honi buruz hainbat ohar aditzera eman nahiko nituzke eta laburrean bederik

nire interpelazio honetan gehien errepikatuko dituen hitz eta kontzeptuak

akordioa eta adostasun zabalen beharra hobekuntza eta aurrera ekitearen borondatea urratsak emanaz hezkuntzaren hobekuntzaren etengabeko bidetik

hizkuntz gaitasuna berdintasun aukerak euskara aldaketen ardatza

ereduen gurasoen aukeraketa eskubidea adostu bermatu zehaztu hobetu eta aukeratu beti ere askatasunean eta lasaitasunean

eta oraingoan hizkuntza marko hirueledunaren esperimentazioaz gure sailak duen iritzia azaltzen saiatuko naiz

alde gaude zeren eleaniztasuna gure hezkuntzaren helburua izan behar da

bat gatoz aurreko gobernuak azaldutako helburu nagusiarekin hau da euskara sustatu elebitasuna bermatu eta ingelesari

baina gobernu honek baina batzuk sumatu ditu zehaztasun eza bereziki helburuak zehaztu gabe utzi zituen aurreko gobernuak marko hirueledunean esperientzian

lortu beharrekoak hizkuntza mailak ez ziren zehaztu eta markoa malgua izanik ezinbestekoa zen norabidea argitzeko helburuak lorgarriak izan behar ziren baina zehatzak ere era beren zertarako

eta gainera gero zegozkion egokitzapenak egin ahal izateko esperientziak erreferentzia konkretuak behar zituen eta erreferentzia horiek hizkuntza mailak ziren helburuak ez zituzten zehaztu bai ostera hizkuntza ezberdinetan irakatsi beharreko gutxieneko gai kopurua ikasgaien

zergatik eta zertarako derrigorrezko ordu kopuru bat eta berdina hizkuntza guztietarako era berean

edo gutxieneko portzentaia ezin liteke berdinkidea izan

euskarari eta gaztelaniari ere trataera bera ematea edo gutxieneko portzentaia berbera ezartzea ez dirudi egokia zenik

eta bertako bi hizkuntzetan euskaraz eta gaztelaniaz komunikazio trebetasun

horrexegatik beraz uste dugu arreta berezia behar duela euskarak eta euskarazko irakaskuntzak

eraginkorrena delako arreta berezi hori gabe ez dugu lortuko hezkuntzarena den helburua

horregatik hain zuzen eztabaida hau ezin da hizkuntza bakoitzaren esposizio orduak zenbat diren finkatzera mugatu zeren hizkuntza gaitasunean

eta horietan ere eragin behar da esperientzia pilotu hauetan

adostasuna beraz eleaniztasuna elebitasun erreala euskara ardatza eskuratu eta lortu daitezkeen soluzio eta irtenbide errealista eta malguak

bat gatoz aurreko gobernuak azaldutako helburu nagusiarekin hau da euskara sustatu elebitasuna bermatu eta ingelesari eragitearekin
baina gobernu honek baina batzuk sumatu ditu eskerrik asko uriarte andrea

derrigorrezko hezkuntza amaitzen duen ikasleak bi hizkuntza ofizialetan ez ezik hirugarren batean

baina hezkuntza marko hirueledun honek izan baditu bere ahuleziak ere besteren artean horrelako pauso batek edozein aldaketak eta bereziki hezkuntzan behar duen derrigorrezko akordiorik eta ezinbesteko kontzentzurik ez dauka

eta zentzu honetan ebaluazio zorrotz baten beharra dauka giza baliabide beharraz ez da jabetzen hainbat irakasleei beharko luketen formakuntza hirugarren hizkuntzan hau edozein delarik ere

aurrikusten eta hezkuntza marko hirueledun honek gure gizartearen egoera eta errealitate soziolinguistiko kontutan hartuta

ikasleak bermatuak izango dituen guzti horregatik egitasmo berri bat dugu eskuen artean

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak
hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina eitb

eskerrik asko uriarte andrea jarraian maneiro jaunak dauka hitza

normala denez dagokion aurrekontua eta diruak kudeatzeko beti ere lehentasunak eta lerro nagusiak identifikatu eta

honek esan nahi du orain dela egun gutxi interpelazio batean aditzera eman nuen bezala gaur ere esaten dizut

bai ala bai bere kostu estrukturala arrazionalizatu behar duela goi mailako estandarrak lortu behar dituela eraginkortasuna emankortasuna edo produktibitateari dagokionez

egin beharreko erreforma eta aldaketa guztiak burutu behar dituela gure aldetik gobernu honetatik

helburu hori lortuz hain desiragarria den iraunkortasunaren bidetik jarraituko du eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturterako aurrematrikulazio datuei buruz agirrezabala jauna

eskerrik asko mahai buru andrea eta sailburu andrea ere egun on

hemen araban baino gehiago datuak ezberdinak dira baina dakizuen bezala aurrematrikulazio ari naiz haur hezkuntza hasiko dute

oraindik non hasi behar duten bi hiru urte

ari naiz batez ere guraso askok kezka azaldu dute egoera honen aurrean izan ere familia askok

ikastetxea tokatzeari beldur diote bere esparru naturaletik kanpo eta hau ibilbide osorako da horregatik daude kezkati non kokatzen ari dira arazoak guk detektatutakoaren arabera auzo berrietan bereziki denbora luzeagoa izango dugu

honetaz hitz egiteko baina ez hor bakarrik guk ditugun datuen arabera araba osoan zein bizkaiko

ari da ere egoera hau eta hauxe da nagusiki gure

oraindik garaiz gaude zuk dakizun bezala martxoaren hogeita batean emango baitira behin behineko zerrendak eta

behin behinekoena beraz galdera hauxe da zenbat ikasle gelditu dira eskatutako ikastetxeetatik kanpo eta zein

famili hauei guztiei eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

legebiltzarkideok agirrezabala jauna laburbilduz zure galderaren erantzuna lehenengo aukeratzat jarritakoa lortu ez duten ikasleei bigarren eta hirugarren aukerak esleituko dizkie

argi eta garbi prozesuaren amaieran noski ikasle guzti guztiek izango dutela bere lekua baina oraingoz prozesua ez da amaitu

eskerrik asko uriarte andrea agirrezabala jauna zurea da hitza

sailburu andrea emandako erantzunagatik baina ez zait oso garbi gelditu zenbat ikasle gelditu diren hain zuzen

hori lehenengo aukeran tokirik ez daukanei bigarren eta hirugarren aukera ematea hori ordena agindua irakurrita neukan eta banekien hori horrela zela beraz bigarren

zenbat umeetaz hitz egiten ari garen batez ere gaiaren dimentsioa zein den ikusteko izan ere bizpahiru apuntetxo bai egin nahi ditudala lehen aipatu dizkizut zabalganako

salburuako kasua jakin nahi dut horrelakoak zenbat dauden zeren

aurreko gobernuaren kudeaketa txarraren islada da baino borondate politikorik ez zuelako izan aurreko gobernuak gai honetan orduan hala ere erantzuna ematea zuri tokatzen zaizu momentu honetan eta jakin nahi nuen zein

eta hori jakiteko interesatzen zaigulako zenbat ikasleetaz

zehaztasun gehiago eman emango bazenitu bai badagoela gai honekiko edo gai honekin lotutako beste gai bat

baina ez diot orain momentu honetan erreparatuko bai bukatu

familia askok eskatzen dutena talde honek bere egiten duela bat egiten duela eta horixe bera

gelditu direnak bizi den tokitik urrun ez gelditzearena eskerrik asko
eskerrik asko agirrezabala jauna amaitzeko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte anderea zure da hitza

dizut azken urte hauetan erabilia izan den aplikazio informatikoaren programari hobekuntza tekniko batzuk

programaren hobekuntza tekniko hauek helburu argi bat izan dute

eramateko borondatearen kudeaketa hobetzea eta erraztea

pozik esan behar dugu gaur egun aurrematrikulari dagokion prozesua lasai

eta ongi dakizuen bezala prozesua amaitu gabe dago aurrematrikulazioa egiteko aplikazio informatikoaren programak hiru aukera eskaintzen die ikasleen ikastetxea aukeratzeko garaian eta horrela ikasleen gurasoek beraien lehentasunen arabera lehenengo ikastetxea bigarrena eta hirugarrena aukeratzen dute

bigarren edota hirugarren aukerak esleituko dizkie aplikazio informatikoaren programak

argitaratu ziren lehenengo aukerari dagozkion behin behineko zerrendak onartuak eta ez onartuak azalduz lehenengo aukera honetan

gurasoen eskaeren ehuneko laurogeita zortzi koma hirurogeita hamaseiak aurkitu du bere lekua ia ia ehuneko laurogeita hamarak beraz eta zenbakia desglosatuz ehuneko laurogeita bi koma hirurogeita bat eta publikoan ehuneko laurogeita hamabi koma laurogeita hamasei kuriositate bezala bi urtekoen eskabideen adjudikazioen kopurua

ehuneko laurogeita hamairu koma hirurogeita hiru zehatz mehatz

pribatuan ehuneko laurogeita hamaika koma hirurogeita hamasei eta publikoan ehuneko laurogeita hamasei koma hogeita sei lehenengo aukera honetan

aukeratutakoa lortu ez dutenek gaur arte izan dute aukera beraien erreklamazioak aurkezteko

behin betiko zerrendak kaleratuko dira geratzen den ehuneko hamar multzo horri

jarritako ikastetxeak hauen zerrendak apirilaren hamabian ezagutzera emango direlarik betiere maiatzaren hamairu arte aukera izango dute hala erabakiko balute gurasoek beraien recursos de alzada delakoak egiteko dena den zuk aipatutako

edo auzo berrien arazoak aztertuko ditugu atentzio osoarekin eta eskatutako hiru ikastetxetan lekurik aurkituko ez balute orduan baita lurralde ordezkaritza jorratu beharko litzateke egoera horri

eskerrik asko eskerrik asko

hamaseigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko

horma irudiaren ezabatzeari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

urtean madrilen bilboko udalak yolanda gonzalezen omenezko horma irudia ezabatu zuen aurten otsailaren hamabostean

segurtasun sailak hala agindu ziolako bertako hirigintza eta zerbitzuen

adierazi zuen moduan zinegotzi honek azaldu zuenez ertzaintzak aztertzen du kasua eta ondorioztatzen badu apologia zantzurik egon daitezkeela agindua ematen du udal garbiketa brigadak ezabatu dezala

agindu hori ematea eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak beltrán de heredia andereak dauka hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea arzuaga jauna zurea da hitza bai oraindik
indarrean dago ertzaintza berrantolatu eta modernizatzeko plana aurreko jaurlaritzak diseinatu zuena

zuena terrorismoaren aurka borroka egitea fronte guztietan

ezaguna den kanpaina bat preso politikoen argazkien kontra edo kutsu politikoa izan zezaketen kartel edo pintaden kontra jardun horietan

gertatu zela oraindik indarrean dago plan hau eta horregatik pentsatzekoa da horregatik hartu izan zela erabaki hau baina plan hau noiz amaituko den jakin nahi dugu pintada horretan yolanda

egia oroimena justizia eta erreparazioa eskatzen zen gogorazi behar da yolandak jaurlaritzaren terrorismo arretarako bulegoaren errekonozimendua duela

pentsa dezagun beste talde armatu batek edo beste biktima baten oroigarria ezabatua

azkar joko lukete terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparazioa egiteko legearengana

gertatzen ari zela ez da gure legea ez gaude horrekin guztiz ados eta bere planteamendu eta bere aplikazio arbitrarioa

beti pentsatu dugu bulego honen lana ez zela orekatua biktimen kategorizazio bat egiten zuelako lehenengo mailakoak eta bigarren mailakoak biktima batzuekiko eta kasu honetan yolanda gonzalezekiko jarrera epela ikusten dugu gaur egun horma irudia berriro

deustuko herriak galdera bat luzatu nahi dizut agindua emango duzu berriro ere horma irudi hori ezabatzeko

zer egingo du sailburuak egia oroimena justizia erreparazioa ekartzeko
kasura eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak beltrán de heredia andreak dauka hitza

anderea hamazazpigarren puntua erretiratu denez

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

geroari buruz maneiro jauna zurea da hitza

presidente anderea legebiltzarkideok maneiro jauna

hasiera hasieratik harira joango naiz gaur egungo egoera ekonomikoan biocruceseko eraikin berria ezin da bideratu eusko jaurlaritzaren osasun sailak horrela

eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko darpón jauna zurea da hitza

darpón jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailbururari egina araban lurralde historikoan egiteko dauden zenbait ospitale inbertsioari buruz

jaurlaritzaren ordezkaria darpón jaunak dauka hitza

eskerrik asko roncal andrea amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak darpón jaunak dauka hitza

carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

de autoridad portuaria muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

bai egun on guztioi mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on berriro

eskerrik asko barrio jauna amaitzeko oregi andreak dauka hitza

eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako

francisco de borja semper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina ingurumen eta lurralde politika sailak donostialdeko metroari buruz duen jarrerari buruz semper jauna
zure da hitza presidente andrea

por esa paralización muchas gracias eskerrik asko semper jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko señor semper tiene usted interés

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea semper jauna zurea da hitza

jaurlaritzaren ordezkaria oregi anderea zurea da hitza

también económica eskerrik asko sailburu anderea bukatu zaizu denbora gai zerrendako

daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina bi mila hogeirako euskadiko energia estrategiaren ingurumen

eskerrik asko legebiltzarburu anderea eta egun on sailburu anderea

europa mailan ingurumenaren eragina duten edo eduki ahal duten planak edo estrategiak diseinatzerako orduan ingurumenaren aldagaia kontuan hartzeko inpaktu anbiental estrategikoaren figura ezarri egin zen bi mila batgarrena urtetik zergatik

hasieratik ez proiektua proiektu konkretuen zehaztapenetara joaten garenean hor baloratzeko aldagai anbientala baizik eta fase baten erabakiak hartzen direnean hasiera hasieratik ingurumena kontutan hartzeko erabaki edo plan edo estrategia horietan hemen euskal autonomia erkidegoan pasadan legealdian onartu egin zen energia estrategia bat eta energia estrategia hori onartu egin zen

hauxe da hainbat egitasmo

estrategia bat onartu egin zen inpaktu anbientaleko azterketa barik zuzena dela pentsatzen duzu ingurumen sailburu bezala

noski eta horien betebeharra da arauak bete eta betearaztea beraz

edo desioetan oinarritu gogoratu beharra dago

aitzindaria izan zela ingurumen inpaktua ebaluatzeko hiru prozedura ezarri baitzituen

horietako bat ingurumen inpaktuaren baterako ebaluazioa deritzo

kontuan hartu behar da hori guztia planak eta programak ebaluatzeko eremuan estatuko eta europako inongo araurik onetsi baino lehen izan zela

zuzentaraua zenbait planek eta programak ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzkoa eta bestetik

ebaluazioari buruzkoa azken horrek lehenaren aurrikuspenak txertatzen ditu

lege orokorrean eta horrek ebaluazio estrategikoaren prozedura egin behar duten plan eta programak jasotzen ditu horrela lurralde antolamenduko hainbat tresnari ez ezezik ingurumenean eragin garrantzitsuak izan ditzaketen planei ere

gainera plan edo programa batek prozedura hori egiteko ondoko baldintza hauek bete beharko ditu herri administrazio batek egitea edo onartzea

xedapenean batean hala agindurik egotea eta arloko batzuen izatea harremana

beste hainbat kasu honetan elektrizitatearen eta hidrokarburoaren sektoreetako antolaketa eremuko legeldiari jarraiki

eta autonomia erkidegoei dagokie energia aurrezteko eta horren erabilera eraginkorra izateko planak egitea eskerrik asko eskerrik asko sailburu andrea